interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

lege proiektua onartzearen inguruan lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburu eta legebiltzarkideok egun on

eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera mikel otero gabirondo

jaurlaritzak abian jarriko dituen ibilgailuak berritzeko diru laguntzei buruz otero jauna zurea da hitza bai eguerdi on guztioi tapia andrea

duela lau hilabete adostea asko kostatu zen erdibideko bat onartu genuen diesela zela eta bertan eta eaj tematu zelako

zure taldeak bultzatuta lau hilabete geroago zuk praktikan

berritze plan bat iragarri duzu mesedez egizu saiakera bat plan hau justifikatzeko eskerrik asko

presidente andrea ba saiakera oso erraza da alde batetik atzo publikoki denok hemen

publikoetan egingo dugula saiakera bat guzti hori

aldi berean trantsizio bat egin behar denean egoera batetik bestera trantsizio hori egin behar da era neurtu batean eta gainera ordenatu batean zergatik renove plan hau martxan jarri dugun non neutraltasun teknologikoa erabiltzen den hau da guztia kontutan hartzen diren zeren benetan azken hiru hilabetetan ikusten baldin badugu zein izan den

erosi diren estatu espainiar osoan baina baita ere euskadin gertatu dira bi gauza alde batetik

gutxi erosi dira izan batzuk edo izan besteak beste alde batetik erosi direnak asko bigarren eskukoak dira diesel eta gasolinak

eta kasu honetan kontutan hartzen baldin badituzue zer nolako isurketak eta zein izan den isurketen bilakaera bilakaera izan da goranzkoa goranzkoa gero eta eta kontaminazio gehiago isuri dugu hori egin dugulako beraz gure renove planak pentsatu du alde batetik kontaminazioaren ikuspegitik lortu behar duguna da auto zaharrak

bultzatu baita ere beste mota bateko autoak elektrikoak entxufableak esaten dena hibridoak gasaren bitartez erabiltzen direnak guztiak

agian diru gutxien erabiltzen duten pertsonak edo gutxien daukatenak

berritzeko eta isurketa gutxiago izateko ahalmena izan dezaten eta hori izan da planaren helburua eta planaren martxan jartzearen nolabait zergatia sozialki ekonomikoki eta ingurumenari begira ahalik eta egokiena izatea eskerrik asko

diru gutxi jarri dudala kopuruan diru gutxi jarri dudala bakoitzarentzako eta aldi berean esaten didazu diru

ematea ez dela egokia beraz zer da diru gutxi jarri dudalako edo pribatuei ez diotela eman behar ez dut oso ondo ulertu zer nahi duzun esan edo gehiago jarri behar dut

ez dakit benetan gelditu naiz zalantzan dena den gauza bat esan behar dizut kasu honetan renove planak eta

eta azken sei urteetan gogoratzeko bakarrik ehun milioi eman dira bai industriari eta bai pribatuei eta pribatuei izan dira

galdarak berritzeko hainbat eta hainbat gai jarri dira martxan energia berriztagarriak sustatzeko

kasu honetan bost milioi esaten baldin badidazu kanpaina dela agian esaten baldin badizut plan osoak orokorrean hemeretzi dituela

baina urtero egiten dudana egin behar dut edo ez dut egin behar renove planak eta eraginkortasun energetikoa sustatu behar dugu edo ez nola atzo onartutako legearekin

energia berriztagarrien alde eta plan orokor bat martxan jartzen hainbat gai kontutan izango dituenak ingurumena eta nahi duzunean eztabaidatuko dugu sozialki gehien

laguntza hori emanez eta baita ere mugikortasun elektrikoa sustatuz bai noski beste guztien artean eta sentitzen dut esplikatu beharko didazu bai
ala ez diru gehiago edo pribatuei ez eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

renove plana aurkeztu duzue pasaden astean eta nire galdera da hau al da behar dugun plana energia trantsizioa egiteko

becerra jauna noski trantsizio energetikoa egiteko gai asko jarri behar dira mahai gainean tartean atzo onartu genuen legea baina hainbat eta hainbat gai jarri behar ditugu baina

soltea dena baizik eta eraginkortasun energetikoari bideratzen diogun dirua euskal energiaren erakundetik urtero bideratzen den diruari gehitzen zaion zerbait mugikortasuna hobetzeko eta isurketak gutxiagotzeko eta aldi berean automozio sektoreari baita ere mezu lasaigarri bat bidali ahal izateko guztia beharrezkoa da ez da hau bakarrik baina hau parte bat da eskerrik asko

trantsizioaren parte izateko trantsizioa bultzatu behar da eta ez du egingo

mugikortasun elektrikoa garatzeko plana gu kritiko agertu ginen plan honekin baina tira onartu genuen baina gaur aldiz

ez duela ezertarako balio eta nire galdera da zertarako onartzen dira planak gero ez betetzeko eta norabiderik ba al duzue gai honetan ze otero jaunak aipatu duenez zuen renove plana

eskerrik asko becerra jauna tapia anderea zurea da hitza

donostiako aireportuaren etorkizunari buruz sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea sémper jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko

egoitza zentroetako egoerari buruz kortajarena andrea

legebiltzarkideok sailburua eguerdi on denoi astelehen honetan greba hasi da gipuzkoako adinentzako egoitza zentroetan

denen gogoetan dago oraindik bizkaiko egoitzetako langileen borroka luzea etxez etxeko zerbitzuetan lanean ari diren profesionalak ere jo dute grebara tamalez ohiko bilakatzen ari dira adinekoen egoitza zentroetako eta orokorrean gizarte zerbitzuetako profesionalen lan baldintzen inguruko gatazkak

gizarte zerbitzuaren legea onartu zenetik bi urte luze gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroa indarrean sartu zenetik baina zoritxarrez gaur egungo egoera ez da batere onargarria

eta dugun apurra zaharkitua dago gaur hizpide dugun adineko pertsonentzako egoitza dekretua adibidez lehengo mendekoa da zahartzen ari da gure gizartea zahartzearekin mendekotasun egoerak ere gora egiten dute

eta horrek zaintza maila handiagoak eskatzen ditu eta gainera

baina zahartzeaz hainbeste hitz egiten den horri honetan ba zaintzaren maila handiagoa

ez da eguneratu ez dira eguneratu dekretu hori ez eguneratzearekin langileen ratioak eta pertsonalari dagozkion beste kontu garrantzitsu batzuk ere ez

edo zentro horiek bete behar dituzten baldintza funtzional eta materialak edo ez da era egokian definitu egoitza hauen izaera sozio sanitarioa

herrialdeen arabera irizpide oso desberdinak manejatzen ari dira eta gizarte zerbitzuen arloan lanean ari diren langileen egungo lan baldintzek

kalitatezko arreta bermatzea ondorio larreak ditu egoera honek bai egoitza horietan dauden adineko pertsonentzako eta beren senitartekoentzako eta noski egoitza horietan lanean ari diren

milaka dira egoitza horietan lanean ari diren emakumeak

egoitza zentroetakoa beste zaintza arloetan gertatzen den moduan adineko pertsonen zaintza den debaluazioa nabarmena da egoitza horietako lan baldintzatan sektore gutxietsia eta prekarizatua da zaintzak erdigunean jartzea ahalbidetuko duen zerbitzu

eta euskal herria bilduk uste du gizarte zerbitzuetako profesionalek lan baldintza duinak izatea ezinbestekoa dela kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko eta bai gobernuan egotea egokitu zaigunean eta baita oposizio lanean egon garenean ere lehentasunezko ardura eta konpromisoa izan da guretzat hor dago

eraldaketa prozesu guztia kabiaren bultzatzearekin eta batez ere egoitza zentroetako emakumeen lan baldintzen hobetzerako izandako jarrera proaktiboa

eta baita ere behin eta berriro ekarri dugu gaia legebiltzar honetara

jaurlaritzaren esku egonik bi mila hamaseiko ekainean ekarri zen legez besteko bat

eskatuz dekretu horiek eguneratzekoa bi mila hamaseian baina ez zen bete

adostutakoa betetzea eskatu zen eta bi mila hamazazpiko otsailean onartu egin zen aho batez kasu honetan dekretu horiek eguneratzea eta hori ere ez zen bete eta gainera

jaurlaritzari kontratazio publikoetan jarrera proaktibo bat izatea eta inplikatzea hori ere ez du bete eta bi urte pasa dira beharrak gora egiten dute lan gatazka garrantzitsuak ematen ari dira

gutxietsitako eta prekarizatutako sektore bat eta jaurlaritzak

lan arlo honetan lanean ari diren emakumeak lan fisiko oso gogor bat egiten dutenak ezin iritsi dabiltzanak atsedenaldirik egokirik gabe

baliabide egokirik gabe bere lan fisiko horiek

errekonozituak izan gabe gutxietsiak eta bere lan indarra merke saltze behartuak

nola izan nahi dugun zainduak eta noski nork eta nola zainduko gaituen

edo agian ez diozun onartu nahi duen garrantziaz zainketaren modeloari dagokionez ez dirudi kontua zure lehentasunen artean dagoenik dekretua ez da eguneratu

aurreproiektu horrek ere gauza handirik konponduko duenik begira artolazabal sailburua dekretu berri horretan markatzen diren ratioak dagoeneko leku askotan gaindituak daude

zuri dagokizu gauzak behar den moduan egiten diren edo ez ikuskatzea eta horretan ere ausente zaude

baina zure sailetik zer egin du ikuskaritzak adibidez

edo babestuz elkarteak egindako salaketa larri horien inguruan

berdintasunaren aldeko konpromisoa duela esaten duen gobernu honek

honekiko zer du esateko gatazka honekiko zer du esateko gobernu honek hemen ere perfilez ea marejada pasatzen den gehiegi despeinatu gabe gobernu batek

jartzea ustezko neutraltasun hori zaintza lanetako zerbitzu publikoen ahultzearen alde egitea da hauen merkatalizazioaren alde egitea da prekarietatearen alde egitea da egoera honen aurrean berdintasun ezaren aurrean kalitatezko zerbitzuen ezean

agertu denok beharko ditugu zaintzak bizitzaren une guztietan eta aukera dugu

zaintza duinak modu kolektiboan antolatzeko eta orain dugu momentu egokiena horretarako

egoera guzti honen aurrean eskerrik asko eskerrik asko kortajarena

bai eskerrik asko ba eskerrik asko artolazabal sailburua azalpenengatik edo azalpenen

legeak markatzen dituen konpetentziak eta horiek denak

ezagutzen ditugu eta gainera esango nuke legebiltzar honetan eta talde honen ekimenez askotan hitz egin dugula horren inguruan eta noski

no podría ser de otra manera gero zuk ere markatu dizkidazu dekretu berri honen lanketan izan dituzuen helburu printzipalak legeak markatutako helburuak dira

norabide bat eta konkordantzia horretan lan egitea tokatzen zaizu zuri

besteekin elkarlanean aritu zarela eta dekretu hori ekarri zenuenean legebiltzar talde honek eskatuta hemen azalpenak dekretu proiektu horren inguruan

pentsatzen nuen edozein kasutan gipuzkoako foru aldundiak prozesu horretan ere esan dizu ratioak igo beharko zenituzkeela ez dakit kasu egin diozun eta ez dakit adibidez goi ikuskaritzak egin diren prozesu guzti honetan zerbait esan duen babestuz elkarteak egindako salaketa horien inguruan edo arartekoak berak gai honen inguruan egin dituen gomendioen inguruan

zure eskumena den ikuskaritza goi ikuskaritza horren eskutik zerbait egin duzuen ez dakit egin duzun horren inguruan ez didazu ezer esan hala ere nik berriz ere mahai gainean nire lehen txandan jartzen nituen bi galdera horiek jarriko ditut berriz ere ze herri honek pendiente du herri honek pendiente du nola zainduko ditugun

dohainik zaintzeko eta erabateko dedikazioarekin zaintzeko prest dauden emakumeak inguruan ez dituzten pertsona horien zainketa nola antolatuko den

emango diren zaintza horiek eta nola zainduko den herri honek zaintzaren alorrean dituen erronkei aurre egiteko bizi duen zaintzaren krisiari bidea emateko giltzarritako bat gizarte zerbitzuaren legearen garapena da eta zure esku dago

zure esku dago zati batean behintzat milaka eta milaka gizon eta emakumeren eta bere senitartekoen ongizate eta lasaitasun bitala hori izugarria da eta zure esku dago

zerbitzu publikoen debaluazioarekin amaitzea eta kalitatearen bidean jartzea zure esku zaintzak politika publikoen erdigunean jartzea eta zure esku milaka eta milaka emakumeren lan baldintzak eta bizi baldintzak errotik aldatzea

zerbitzu publikoek eta emakumeok asko dugu galtzeko

egin ariketa saiatu galdera hauei erantzuten ekarri

egin egin beharreko lana bihurtu lehentasunezko zaintza esparrua bermatu gozotasuna bermatu zaintza eguneratu dekretuak ikuskatu zerbitzuak

lidergoa eta benetan nahi baduzu berdintasunaren alde lan egin behar duzu ez da bestelako hausnarketa potolorik egin behar

eta jarri dezagun diru gehiago egoitza horietan lanean ari diren emakume horien bizi baldintzak hobetzeko euskal finantza kontseiluak datu bilketan datu oso onak eman ditu eta badirudi aurreikuspenak ere bide horretatik doazela

erantzuna kontu guzti honi eta zaintzak hobetu eta milaka emakumeren lan baldintzak hobetzearen alde sor dezagun funts berezi bat zaintza eta bizitza
erdigunean jartzeko sor dezagun erantzun bat funts bat bizitza duinak ahalbidetzeko eskerrik asko kortajarena anderea artolazabal anderea

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina hezkuntza sistemak

emateari buruz ubera andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarkide presidente uriarte andrea bueno ez dizut aurpegia ikusten egunen batean atrila mugitu beharko dugu edo zure

urteetan politikan eta kudeaketan aritutako pertsona oso zentzudun batek esan zidan

erabakirik ez okerrenak eta ez kaltegarrienak hartu beharko dituzu

euren eskutik mugitu eta erabaki ez kaltegarrienak izango dira erabakirik hoberenak luzarora ekibokatua zegoen

andrea zeren hezkuntza saila ezagututa esango nuke hezkuntza sailak egiten duenaren kontrakoa esan zidala zeren dudan sentsazioa da

kaltegarrienak hartzen esango nuke ematen duela hezkuntza sailak hezkuntza sailburuak ez duela ezagutzen hezkuntza eremua gezurra dirudien arren

hezkuntza sailburua artista dela hezkuntza komunitatearen gehiengoa haserrerazten eta urruntzen baina maiz pentsatu dut jo ez da hezkuntza sailburua agian ez da hezkuntza

taldea agian eajren menpe daude baldintzatuak

pertsona bati hezkuntza mundua ezagutzen ez duen arduradun baten aldetik eta behartuak daude jarrera autoritarioan aritzera gainerakoak dituzten proposamenak baztertzera

eta gutxiestera alegia politika obsoleto eta antzuan mugitzera behartuak daude hezkuntza saila eta hezkuntza

pentsamendu horrek hezkuntza sailburuarekiko enpatia sortarazten dit enpatia eta kezka

hezkuntza sailaren etengabeko jokabidea ikusten dudanean hezkuntza komunitateari bizkar ematen inposiziorako joera ikastetxeak bakardadean

heziberriren garapenean tematzen ikusten hezkuntza komunitateak zenbat borroka egin behar izaten duen

osatzen zait eta grina grina sortzen zait borrokarako grina pizten zait ekimenak hartzeko

hezkuntza sail honen ezgaitasunak egunerokoan sortzen dituen ondorio eta kalteen aurrean ez dakidana da nahita egiten duen ez ezagutza den edo arduragabekeria den ez dakit atzean zer dagoen inpotentzia sentitzen dudalako inpotentzia sentitzen dudalako ikastetxe askotara joaten naizenean ikastetxe horiek administrazioaren aldetik begiratzen duten

ikusita eta zelako babesgabean dauden ikusita haserrea sentitzen dut haserrea sentitzen dut ikusten dudanean zer gertatzen den matrikulazio prozesuan ikusten dudanean matrikulazio batzordeak lurralde hezkuntza lurralde ordezkariak legea hanka azpitik pasatzen dutela eta zer esanik ez

harridura edo ez dakit nola deskribatu sentitzen dut ikusita berriki hezkuntza sailak iragarri duen eskola jantokien proposamen berriaren aurrean ez dakiguna oraindik ere zertan gauzatuko den baina hor dago ere itunpeko ikastetxeen auzia ustez

sektorea ehuneko laurogeita hamabosta modu batean edo bestean diru publikoarekin finantzatuta dagoela zure sailetik arautzen dena baina hor ere

gai izan edo ez duzue nahi izan bitartekari lanak

eskua hartzea hori bai interesatzen zaizuenean erabiltzen dituzue zuen politika justifikatzeko baina norbera ez da sailburu

ez eta zer esan ere ebaluazio desberdinak ikusita emaitzak zeintzuk diren eta emaitza horiek errepikatzen ari direla beraz oso egoera konplexua daukagu oso egoera konplexua daukagu uriarte andrea

denik ez dut esango ere erru guztia zurea denik ez ez delako baina bai esango dizut egoera gero eta desastreagoa dela bai esango dizut zuen kudeaketak ez duela laguntzen egoera hobetzen

honek aldaketa bat eskatzen duela zuek esaten duzuen bezala hobetu behar dela hezkuntza sistema eta guk esaten dugun bezala eta gure terminoak erabiliz eraldaketa bat eskatzen duela zeren momentu honetan batez ere gure sistema hezkuntza sisteman aurrera goaz komunitateko jendea egiten ari den

esker gain esfortzuari esker ikastetxeetan irakasleak gurasoak eta ez zarete gai ere askotan zuek zerorri eta etxe honetan ere ba batzuetan dekretuak dira erregelamenduak dira baina beste batzuetan dira etxe honetan onartutako legeak betetzeko

hezkuntza saila hezkuntza saila dedikatzen ari da planak eta hitz politak egitera kajoian geratzen diren planak

hezkuntza komunitatetik distantzia bat

arrakala handiagoa gainera ikusitakoak ikusita sentsazioa daukat edo inpresioa daukat erosoago sentitzen zaretela

espainiako eredu atzerakoi eta ideologiaren babestean sentsazio hori daukat gure komunitateko eragileekin aritu ordez zergatik

beraz uriarte andrea jakin nahi duguna da ikusita egoera zein den egoeraren larritasuna konplexutasuna zein da zuen ibilbide orria zein da zuen ibilbide orria egoera guzti honi buelta emateko zer egin beharko genuke eragile guztiok horrela esaten dizut esadazu esadazu

guk eta zuek zer egingo duzue esadazu zer egin behar dugun benetan diot

elkarrizketari bide bat irekitzeko eta zuek ere zer egingo duzuen jakin nahiko nuke

zer egin behar dugu eta zer egingo duzue hezkuntza komunitate osoa kontutan hartzeko zer zein da zuen
ibilbide orria eskerrik asko ubera andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on ubera andrea ez bakarrik legealdi honetan baina batez ere honetan hezkuntza gobernu honen erronka bat da

denona hezkuntza herri erronka delako eta hori da gidatzen gaituena denoi

eta batez ere hainbeste aldiz errepikatu dituzunak guztientzat hezkuntza da gizarte baten oinarrian dagoen eskubide garrantzitsuenetakoa bai

aurrerapenerako bai kohesiorako baina askoz gehiago eta ez bakarrik teorian baina egia da ere batzuk erabiltzen dutela bata bestearen kontra leporatzeko aitzakia bezala

batez ere momentu honetan gauden garaietan oso erraza da

baina nahiz eta zuk esan oso gaizki dagoela dena eta ez da egia

sistema denon artean eraiki behar dugu sistemak adostasunean oinarritu behar du eta sistema denok zaindu behar dugu hezkuntza guztion

gure gobernua oreka sozial handiagoan oinarritutako giza garapenaren aldeko apustu

erabakigarria egiten duela ongizate estatua uko egin ezin zaion lehentasun argia izan dadin babeseko gure sistema inor bidean utzi gabe aurrera egitea hezkuntza funtsezko elementua da pertsonen artean aukera berdintasuna sustatzeko

hezkuntza eskubide unibertsala da eta alde horretatik guk uste dugu ondasun publikotzat hartu behar dela elementu komunen hala nola ekitatearen elkarbizitzaren

inguruan garatu behar dela legebiltzar honek ere abalatu duen moduan ondasun publikoaren kontzeptu hori euskal hezkuntza sistema publikoa egituratzen eta informatzen duten balioen eta printzipioen batura da hezkuntza garrantzitsuegia da

hezkuntzan aldaketak edo aurreratzeak egiteko bereizgarria denbora da ez dira egun batetik bestera lortzen eta hori dela eta

aukera emango duten printzipioak landu behar dira baina era berean

eta ez dugu ezkutatzen hobetu egin behar dugu gure hezkuntza sistemak adierazle onak ditu ebaluazioak hobetzera garamatzaten eta halaber

gure sistema ez da eten haur hezkuntzan eskolatze tasarik handiena dugu batez ere zero bi adin tartean bi mila hamairutik hazi egin du estatuan eskola uzten duten ikasleen tasarik baxuena dugu

eta jaisten joan da orain ehuneko sei koma bederatzia izanik errepikatzen duten ikasleen tasari dagokionez portzentai baxuena duten hiru erkidegoen artean gaude baina hala ere datu hau hobetu beharra dago noski

lan munduan sartzearen esparruan bi mila hamazazpian goi mailako lanbide heziketa duala egin zuten ikasleen ehuneko laurogeita hamaseiak lana aurkitu zuen formakuntza hori amaitu ondoren euroestaten bi mila hamaseiko datuen arabera unibertsitateko ikasketak amaitzea lan munduan sartzen diren gazteen tasa estatuko eta

euskadiko ehuneko hirurogeita hamalau koma hiru da espainiako ehuneko

eta europakoa ehuneko hirurogeita hamairu

hogeita hamalau urtera bitarteko biztanleria ehuneko berrogeita zortzi koma bederatzira iritsi da eta estatuan ehuneko

ez ditugu ahaztu behar haurreskolen hedapena eta hobariak eta ikasleei ematen zaizkien beken estaldura badakit hauek ez direla adierazle guztiak baina hauek ere dira

zeren emaitza akademikoak ez dira argazki bakarra beharrezkoak baina ez nahikoak bekak zerbitzu osagarriak

legealdi honetako gobernu programaren esparruan garatzen ari garen ekimen sorta zabala dugu berrogeita hemeretzi ekimen

sail hau ez dago beste aldera begira gure seme alaben heziketaz arduratzen ari da hezkuntza da gobernu honen lehentasunetako bat hezkuntza gure herriak dituen lau erronketako bat da eta erronka horiek ekintza publiko eta instituzionala behar dute baina baita

guztiona urte hauetan guztietan hezkuntza lege bakarra izan dugu euskadin adostasunean

oinarrituta eta mila bederatziehun eta laurogeita hamairuko euskal eskola publikoaren legearen biran

metodologiak aldatzen joan dira hezkuntzako erronka berriak aditzera eman digute beharrezko bezain konplexua den berrikuntzari ekin beharra dagoela

denok ikusten dugu zailtasun horrek hala ere

guztion erantzukizuna eskatzen dut eta berriro diot gatazka geletatik atera behar da eta negoziatzen jarraitu behar da

posible dela gogoarazi nahi nuke puntu honetan pasaden urtea sailaren kolektiboak ordezkatzen dituzten gehiengo sozialekin akordioak adosteko urtea izan dela pasaden martxoan akordioak lortu ziren sukaldaritzako eta garbiketako

pasaden apirilean akordioa sinatu zen hezkuntza bereziko mahaian eta maiatzean

dudarik gabe adostutako neurriek eragina izan dute

akordioa posiblea da eta guztion erantzukizuna da eskerrik asko uriarte

egunerokoan pairatzen dituzten beraien ikastetxeetan pairatzen dituzten baldintza

edo eta irakasle horiek ari direnak lanean baldintza horiek hobetzeko

hoberena nahi dute ikasle horientzat eta borrokan ari dira guztion hezkuntza kalitatearen alde

zuri ere ez lizuke kontsolatu beharko uriarte andrea baina badirudi zuen eredua espainia dela

alderdi popularrarekin adosten ari zarete gure etorkizuneko hezkuntza sistema eta gero herri erronkaz ari zara herri erronka baldin bada hezkuntza egin beharko zenuketena da hezkuntza komunitatearekin eta hemengo eragileekin adostu eta ez hainbeste

ez dela kontsolatzeko modukoa espainiaren egoera eta espainiaren gizartearen eboluzioa iruditzen zait hemen baduzula osagai askoz ere hobeak eta herri erronka baldin bada hori izan beharko litzatekela begira

galdera hain sinplea da dena dagoela asmatuta uriarte andrea dena dago asmatuta

oso sinplea da entzun kasu egin eta neurri horiek aplikatu zu ere irabazten irtengo zinateke lau gutxiago izango zenuke

baina egonkortasuna lortzeko ezin duzuna egin da inolako eztabaidarik gabe

eztabaida kendu mahai gainetik eta gero egonkortasuna bilatu hezkuntza moduko gai batek lan sakona eskatzen du lehenengo hasi behar zara indarrean dagoen marko juridikoa ebaluatzen

zer dagoen ondo zer ez zer bete dan zer ez gero egin diagnostiko bat

zein den egoera eta gero horri erantzuteko neurriak identifikatu

adostasuna dagoen tokitik lanean hor beharko ditugu epe motzerako neurriak epe ertainera eta epe luzera neurri horiek badituzu baina ez dituzu aplikatu nahi

guk hemendik bisita asko egiten ditugu eta seguru nago zuk ere egingo dituzula goazen ikastetxeak ikustera goazen egunerokoa ikustera eta ikusiko duzu ez dagoela inklusioa dago bazterketa

eskola uztearen adierazleak ez dit ezertarako balio ikastetxeak ezin ditugulako gazteen eta umeen aparkaleku bilatu ikastetxeak hori baino gehiago dira

eta prest gaude bustitzeko gure kontraesanekin gure gabezia guztiekin baina bide bat egin behar dugu eta bide hori elkarrekin egin behar dugu ireki bidea elkarrizketari elkarlan bati baina planteamendu serio batekin

eta on batekin honek eztabaida sakona eskatzen du

gure kontzientziak eta gure ardurak ez digu uzten txeke zuri bat ematea eta hori ez dugu egingo guk nahi duguna da lan egitea

elkarrekin adostea hemen ez da tori hau eta irentsi ez

guk ez dugu horrela jokatuko eta are gutxiago hezkuntzarekin esan duzun bezala herri erronka delako baina ez espainiaren herri erronka gure euskal herriaren herri erronka delako aldatu zuen kultura politikoa

baina iruditzen zait hor ere hezkuntzak mahai gainean jartzen dizkigun

lan honetarako taldean proiektuetan modu partekatuetan auzolanean

urgentea da denbora pasatzen ari da eta bitartean

mendeko gizarte bati erantzuna nahian eta dagoeneko

ez ez gara gai beraz hasi erabakiak hartzen

ausardiaz zuen esku dago eta baita gure esku ere guk ez diogu gure ardurari ihes egingo baina goazen elkarrekin egitera eta esango dizut gauza bat desiratzen nago atril honetara irten eta zoriontzeko

zuk behin eta berriz zabaldu nahi duzu gure sistemaren ikuspegi negatiboa ez zarete batere zehatzak eta ez duzue inolaz ere hezkuntza hobea lortzen laguntzen arduraz jarduteko eskatzen dizuegu ekintzak ubera anderea ekintzak

hezkuntza batzordera hezkuntzaren aldeko akordioa akordioaren oinarriak dokumentua hezkuntza eragile guztiek errepikatzen dut hezkuntza eragile guztiek

nor dago beste aldera begira hezkuntzari buruzko oinarrizko gaiak aztergai direnean berriro diot ehun eta hogeita bi ebazpen onartu zituen ganbera honetan ordezkatuta

otsailaren hamalauan ekarri zen ganbera honetara hezkuntzaren arloko bi mila hemeretziko ekitaldirako premiazko aurrekontuen neurrien lege proiektua

honetara ekarri ditugun erantzunen eta bestelako informazioen bitartez hemen oso erraza da etengabeko kexa dinamika batean kokatzea baina errealitateak

konpromisoa eskatzen zaizuenean zuek zaudetela beste aldera begira

zuen modura edo ezer baina lehen txandan esan dizudan bezala kontziente gara aldaketa egin behar dugula euskal eskola publikoaren legeak hogeita bost urte ditu indarrean harrezkero gizartean

euskal hezkuntza eredua berriro ere pentsatu eta formulatu behar da testuinguru berrira egokitzeko paradigma berrira eta euskal gizartea prestatzeko berehalako etorkizunean hezkuntza

egin ahal izateko eta horretaz ari gara lanean konprometitu ginen bezala

orain hurrengoa akordio horretan oinarrituta euskal hezkuntza lege proiektua gure aldetik beraz akordioak eratzen

baita hezkuntza adostasuna lortzen saiatuko gara beti zuek parte

edo ez izan beti izango dugu akordiorako eskua luzatuta gure goiburua auzo lana da eskerrik asko

hilabetean kontzertu bat baino gehiago antolatzeko jaurlaritzak ezarritako

eguerdi on sailburu jauna eta eskerrik asko legebiltzarrera etortzeagatik musikari artista sortzaile eta kultur zale guztioi ongi etorriak sailburu jauna kontu serioa

legea garatzeko dekretua dekretazoa hobe esanda eta orokorrean

kulturgintzaren sektore anitz eta ezberdinen kalterako baina batez ere ehun eta bostgarrena artikuluaren bigarrena puntua izan da alarma guztiak piztu dituena eta areto txikietako ikuskizun kopurua mugatzen ditu inongo bereizketarik egin gabe indarrean

eguna sormenari eta kulturari ateak

eta horretan ari gara artista ostalari eta bizilagunen elkarteen eskutik hori dela eta zure

zuzendu behar den ala ez galdetzen dizugu gaurkoan zupiria jauna eskerrik asko estarrona jauna

presidente andrea estarrona jauna ongi etorri artista musikari eta tabernariak uste dut badagoela aukera taberna eta musika emanaldien inguruan sortu den eztabaida hau bideratzeko estarrona jauna

kontua malgutasunez kudeatzeko aukera ere badago eskerrik asko zupiria jauna

eskerrik asko berriro ere legebiltzar buru andrea nahiko hotz utzi nau zure erantzunak normala denez eta malgutasunaz ari bazara

bai urtararek gasteizen planteatu zuena guatemalatik guatepeorrera joateko egin duzuen dekretuaren bitartez hori baldin bada zuen malgutasuna ez duzue

ez da dekretua edo artikulu zehatz bat hori ondorio bat besterik ez da eta bai bertan behera utzi beharko zenukete baina hemen benetan

gure kulturaren birikak horregatik entzun sortzaile eta musikariak entzun jendearen ahotsa ez duelako esperantzara kondenatua bizi nahi

gure herri eta hirietako kulturgune areto txiki gaztetxe eta tabernen ateak ez itxi eta arteak ireki

eten euskal herriko sortzaile artista musikari kulturzale biba zuek kulturarik gabe ez dagoelako etorkizunik kulturaren kontrako

niri ez didazue txalori joko baina igual igual maite zaituztet eusko jaurlaritzak

ikuskizunen arloan zehaztu eta argitu gabe zegoen hainbat puntu arautzea dekretua oso konplexua da eta arautze lan hau ez da herrizaingo sailaren kapritxo bat izan alderantziz herritarrek tabernariek

erantzuna izan da kontsulta prozesuan erakunde eragile ordezkari eta talde askok hartu dute parte eta jasotako proposamenak asko eta asko izan dira dekretuaren testuan sartu direnak gaur hona ekarri gaituen musika kontzertuen inguruan

zeuden egoera batzuk arautzea eta haien izapidea bermatzea tabernetan egiten diren kontzertu txikiek ekitaldiek antzerki emanaldiek edo erakusketek ez dute inongo araudirik izan orain arte linboan zeuden eta zerbait linboan dagoenean ez dago ez zeruan eta ez infernuan linboan dago

bizilagun baten kexaren aurrean baimenik gabeko kontzertu bat defendatzea eta zaila da

erantzukizunak argitzea dekretuaren helburua puntu honetan beraz tabernetan eta kultura ekitaldiak antolatzeko

ez duten aretoetan zeinbat kultura emanaldi egite

kultura sailari ongi iruditzen zaio ostalaritza establezimendu batek bere erakargarritasuna hobetzeko asmoz berez ez dagokion kultura ekimenak antolatzea

antzezle edo margolariek tabernetan ekitaldiak egitea

zenbat ekitaldi izango genituzkeen eta ez da txantxetako kontu bat beraz

erraztasunak konforme baina hemen kontua beste bat da estarrona jauna zenbat emanaldi

horretarako lizentziarik eskatu ez duen areto batean hamabi berrogeita zortzi edo barra libre muga bat ipini behar zaio edo ez

puntu honetan jaurlaritzak bere dekretuan jaso duen neurria eudelek hitzez hitz planteatutakoa izanda beraz

beste era batera arautu behar dela hau gu hitz egiteko prest edozein kasutan estarrona jauna benetan uste dut jaurlaritzak onartu duen dekretuak aukera ematen duela

eta malgutasun hori denon eskutan dago eta alde guztiak hartuta kudeatu behar da udalak

herritarrak eta denen eskubideak kontutan hartuta hori da gure iritzia hori da gure helburua

eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

beltrán de heredia ertzaintzak bi operatibo burutu ditu

lehenengo operatiboan polizia nazional ohi batek tiro bat jo zion presoen aldeko

hartu behar izan zituen miaketa bat egiteko erreakzionatu zuenean arsenal bat harrapatu zuen pertsona honen etxean

kalteak leporatuta bigarren kasuan bost urtez abandonatua egon den bidoi bat aurkitu du ertzaintzak merkatuan

bestelako erregaiekin baina segituan interpretazio politiko bat terrorismotzat hartuta kasua eta hori atestatua entzutegi nazionalera eramaten duzue ezker abertzaleko bi gazte atxilotzen dituzue gauez gaur egun

bi kasu beraz bata oso larria baina tratamendu arina

ondorio arinak dituena baina interpretazio benetan larria egiten duzuena

eskerrik asko arzuaga jauna beltrán de heredia andrea zurea da hitza

esango nizuke gainera hori baino sinpleagoak direla kontuak ertzaintzak

eta epaileek erabaki bat hartu dute ez dagoki niri fiskaltzak erabaki dutena ondo ala gaizki dagoen esaten hastea are eta gutxiago ertzaintzak egindako ikerketa horiek

una doble vara de medir eskerrik asko arzuaga jauna beltrán de heredia anderea zurea da hitza

du bi kasu hauetan eta epaileek ontzat eman dute lan hori eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia
anderea gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera edurne garcía larrimbe

ikastetxeetatik gertu joko aretoak eta apustuetxeak irekitzea dela eta

zuzendaritzatik hartuko diren neurriei buruz garcía
anderea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu anderea

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

indarkeria matxistak salatzen dituzten emakumeentzat genero indarkeriaren epaitegien baldintzak eta justizia administrazioa hobetzeari

eskerrik asko arana anderea erantzuteko san josé anderea zurea da hitza